egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

gai zerrendako bigarren puntua euzko abertzaleak euskal sozialistak eta euskal talde popularra legebiltzar taldeek egindako lege proposamena

aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta horrenbestez irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu zuzenean aldeko txandan hiru talde hauez gain beste norbaitek parte hartu behar du ez

euskal talde popularrak izango du antón damborenea zurea da hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkaria miren gallastegui ez du hitzik hartuko euzko abertzaleak

eskerrik asko presidente andrea egun on lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi gaur

azaroaren hogeiko ebazpena euskal zuzenbide zibila eguneratzeari buruzkoari jarraipena ematen gaude eta hau benetan

gaurko eguna lehen esan dudan bezala oso garrantzitsua da nahiz eta komunikabideetan eta ez agertu gehiegi asunto hau ez diot gaur bertan baizik eta urtean

zehar eta beste barik eskerrik asko eskerrik asko

aurkako txandan norbaitek parte hartu behar du ez bale orduan erantzunen txandarik ez dago

bototara jarriko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

aintzat hartzen da beraz lege proposamena orain boto azalpena maneiro jaunak ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak boto azalpena

nada más y muchas gracias eskerrik asko gallastegui andrea eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

eskubide euskal zuzenbide zibilari buruzko lege honetan testu bat ekarri da ezin duguna

baina aintzat hartzearen aldeko bozka eman dugu azalduko dut posizio hau gaur ekartzen zaigun proposamena oso

anbizio gabea batzuk esaten dute operadore juridikoen lana erraztuko duela

zalantza batzuk argituko dituela urgentea zela hau ekartzea

ez dugu hori eragotziko baina pentsatzen dugu urgentzia horrek aukera bat galarazten digula estatutuaren hamar puntu bost artikuluak ahalbidetzen digu zuzenbide zibila

aldatzea eta garatzea hiru ahalmen horietatik oraindik kontserbaziotik ez gara mugitu eta urrats honekin

errelikia bat arkaismo bat kontserbatuko dugu fragmentatuan dauden instituzio batzuk babestuko ditugu gaztetasuna

orduñaren artean auzokideak dira hogei kilometro dago batetik bestera baina bakoitzak badu erregimen ezberdin bat erregimen

lege proposamen honetan ia ia ez da ezertan ere agertzen errealitate hau kontserbatzeak integratzen gaitu herri bezala edo

gu baino askoz aurreratuago daude hau da

hemen egingo dugun legea pentsatzen dut oso atzean gaudela eta nabarmena dela aldea eh bilduk bide

esan behar dut ezin dugula testu honen alde emendakinak sartuko ditugu horregatik ez dugu presentatu ez dugu aurkeztu beste taldeekin batera proposamen hau eta emendakin horiekin agian

honen gainean baina bai ziurtatu nahi dugu lege honetatik benetako euskal zuzenbide zibil baterako urratsak ematen ari garela emendakin gehienak deklaratiboak izango dira zioen azalpenean eta batez ere

batzordeak egin behar duen betekizuna zuzenbide zibileko batzorde horren osaketa

zein epeetan zein edukinean eta zein sakonerarekin lan egin behar duen ezarri behar dugu definitu behar dugu ibilbide oso bat eta

euskal kode zibil bat nahi dugu herritar guztiei berdintasunean eragingo diena landa guneetan zein hirietan daudenak eta

nafarroan ere gu baino dezente aurreratuago daude lan honetan las leyes deben de tener

legebiltzar talde popularrak egindako lege proposamena euskal autonomia erkidegoko mahastiaren eta ardoaren kalitatearen defentsari buruz aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan nork parte hartu nahi du aldeko txandan aldeko txandan

egun on guztioi gure europa neoliberala ekoizpena eta merkatuak erregulatzeko zituen tresna

deusezten ari da eta azkena izan dugu esnearen kasua esne ekoizpena erregulatzeko zeuden esne kuotak desagertu egin dira eta orain

ardoaren txanda da eta ardo ekoizpena erregulatzeko

ere desagertzera doaz beraz gaurko eztabaidaren oinarrian dagoena da alde batetik liberalizazioa edo erregulazioa

eta mundu justu baten bidean elikadura burujabetzaren oinarriek dioten bezala erakunde publikoei dagokigu ekoizpena eta merkatuak erregulatzea baina kontrako

gure europa eta europak ez ditu erdigunean herritarrak europak merkatuak babesten ditu ttipa bezalako akordioak egiten ditu europak eta europak liberalizazioa eta desregularizazioa atsegin ditu eta baita talde popularrak ere bai

madrilen eta bruselan liberazioa sustatzen duen bitartean hemen erregulazioaren alde egiten du

aurre egiteko ekimena aurkezten ikusita ez dakit barre edo negar egin edozein kasutan eh bilduk elikadura burujabetzaren bidean

erregulatzearen alde lanean jarraituko du eta horregatik lege proposamen hau tramitera onartzea

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lazarobaster jauna jarraian euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jauna zurea da hitza

aurkako txandan norbaitek partea hartu behar du aurka ez eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu

bototara jartzen da lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

euskal sozialistak taldeen ordezkaria fresnedo andrea zurea da hitza

andrea gai zerrendako laugarren puntua

legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena osakidetza onkologian erreferente bilakatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

ubera andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburuok

gure babesa eta elkartasuna gaur greban dauden osakidetzako langileei

osasun zerbitzu baten alde egunerokoan lanean diharduten

guk osakidetza osasun sistema publikoa onkologian ere

guk erreferentziazko puntako osakidetza bat nahi dugu sistema publiko bat nahi dugu bai diagnostikoan bai tratamenduan eta ikerkuntzan ere iruditzen zaigulako hiru esparru horiek

uztartuta doazela eta horretarako zalantzarik gabe ditugun baliabide guztiak probestu behar ditugu eta zalantzarik gabe onkologian erreferenteak izan nahi badugu puntakoak

behar beharrezkoa dugu bitartekoak baditugu beraz

badugu diru publikoa eta azpiegitura ere donostiako ospitalearen ondoan eraikin berri berri bat dugu behar den bezala

ez dagoena gogoratu onkologikoa jatorriz izaeraz bokazioz eta helburuz publikoa dela

minbiziaren arretarako ospitale monografiko gisa diru publikoa erabiltzen dela berorren jarduera eta mantenimendurako

erraz esaten da baina urte batean hogeita hiru milioi euro eta bost urtetan ehun eta hamabost milioi euro

imajinatu diru hori onkologian osakidetzako ospitale publiko batean inbertituko bagenu imajinatzen zarete zer suposatuko lukeen baina

inbertitzen ari gara publikoa da baina ez osakidetzakoa hori ere

egunen batean onkologikoa fundazioak erabakiko balu ez zaiola interesatzen osasun sailarekin inolako hitzarmenik eta itxi edo beste helburu batzuetara dedikatzen dela urteetako lana zaborretara botatzea izango

hori al da estrategikoki jokatzea hori da gobernu honek pentsatzen duena estrategikoki jokatzea dela

arriskua areagotu egin da onkologikoa pribatizatzeko eta

uzteko eta arriskua errealitate bilakatzen ari da eta ez da hori eh bilduk esaten duelako hemen batzordean izan genituen bertako

handian ematen ari da jaurlaritzaren konplizitatearekin eta espazioen okupazioarekin atzeko atetik aurreko batean esaten genuen gobernu honek onkologikoa osakidetzan integratzeari

hurrengo gobernu batek integratuko lukeela horrela pentsatzen dugu eta egunen batetan

momentu hori baina momentu honetan kezka areagotu egin zaigu eta ez gaude hain ziur hori horrela izango denik okupak sartu direlako

pribatizazioa azkartzen ari delako denbora aurka dugulako okupei

espazioak bereganatzeko eta konturatzen garenerako berandu izango da eta orduan osasun sailak esango digu

ezer egin eta zer eta zer jarraituko du herritarrak albo batera utzita diru publikoa esku pribatuetan uzten batzuei negozioa bermatzeko

gu ez gaude okupen aurka baina espazioak pribatizatzeko

okupazioaren aurka gaude okupa mota horien aurka gaude eta horretan jardun momentu honetan

fundazioa eta beronen kudeatzaileak sortu duten marka berri baten bidez logic markaren bidez

ez da baliagarria onkologikoari etorkizuna bermatzeko ez du onkologikoaren estabilitatea eta etorkizuna hainbeste aldarrikatzen den bezala osasun sailaren aldetik beraz zuen esku dago eajren esku dago gobernu honen esku dago darpón jauna zure esku dago eta bi aukera dituzue

parlamentuan onartutakoari uko eginez eta bizkarra emanez eta horrela onkologikoa heriotzera kondenatuz edo legebiltzar honetan onartutakoa indarrean jarri eta horrela benetan osakidetza onkologian

pentsatzen dugu hori posible dela eta osakidetzan

aberastuko luke eta ikaragarrizko sarea bilakatuko litzateke koordinatua protokoloekin

egin daitezke benetan eta gure eskura egongo lirateke hainbat eta hainbat errekurtso eta horrela herritarrei guztiei berdin delarik bakoitzaren maila ekonomikoa

gaixotasunaren aurrean ere bermatuko genieke kalitatezko diagnostiko bat arreta eta abar eta abar eta guk gaurkoan ekarri duguna da proposamen batzuk proposamen batzuk proposamen praktikoak

urratsak emateko eta zuek bat egiten duzue integrazio funtzional hori ere

baina hor ikusi da enpresa pribatuak sartu direnetik bidean hari ziren urratsak geratzen joan direla eta nolabait dena geratua dagoela eta gaur besteak beste

da zuek ustez ados zaudeten neurri horiek praktikara eramatea onartzea indartzea eta bultza egitea eta horretarako azkenean bitartekoak jartzea

bukatzeko egingo dudana da irakurri ikusteko

diren mahai gainean jartzen ditugun urratsak azkenean erreferentzialtasun hori bilakatzeko bitarteko horeik gure profesionalen

esku uzteko benetan aipatu dugun bezala osakidetza onkologian erreferentziala bilakatzeko

irakurriko dut dei egiten diogu jaurlaritzari

bertan dauden profesionalen konplizitatea bilatzen dugu eta ez gaude hemen erabaki traumatiko bat ezarri nahian eta hirugarrena

ulertzen dugulako onkologikoa publikoa dela

erakunde publikoak sortua eta guztion diruarekin eraikitzen joan dena

mahaiburu anderea legebiltzarkideok

eskerrik asko roncal anderea euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

sailburuok eta legebiltzarkideok egun on ez dakit debate

beste bide batetan eskatzen zuen bezala eskatzen den baina ematen du debate honen atzean dagoela

eh bilduren eta alderdi sozialistaren nahia eta

argia izan da bere zuzenketan ildo horretatik

nahi dutela onkologikoa osakidetzan

guretzat alderdi popularrarentzat onkologikoak minbiziaren inbestigazioan prebentzioan diagnostikoan eta tratamenduan erreferentzia

zilegizkoa da balorea ematea gipuzkoarrei eta euskal gizarteari ematen digun zerbitzua eta baita ere

beharko genuke duen gure gizartean errekonozimendua decía que

por parte del partido popular besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko
anderea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria orbegozo jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea egun on sailburuok egun on legebiltzarkideok

eztabaida hau ez dugu berria baina gure taldeak gaur euzko abertzaleak taldeak guk aurkeztutako

bozkatuko dugu ez dugu bat egiten gaur

argumentuekin are gutxiago duela aste gutxi batzuk onkologikoako patronatuko ordezkaria

langile batzuen ordezkariak ere bai eta bertan esandakoaren ondoren are gutxiago egiten dugu bat gaur hemen plazaratu dituzuen argumentuekin beraz guk gure zuzenketa babestuko dugu

jarraitu dezala onkologikoaren egonkortasuna bermatzeko konpromisoarekin orain arte egin duen bezala

finantzaketa hori ez zegoela bermatuta eta horrekin batera

arreta onkologiko bateratua eta kalitatezkoa sendotzeko helburuarekin

ospitalearen eta onkologikoaren onkologia zerbitzuen arteko

funtzionalerako prozesuan urratsak ematen ere

hain zuzen ere guk uste dugulako hori dela bidea eta hori dela benetan garrantzitsua gainera arestian aipatu dudan agerraldi horretan bertaratutakoek berretsi zuten hori zela bidea eta

beraz gustatu edo ez gustatu onkologikoa fundazioa da kutxa fundazioaren obra sozialaren ikurra da

gaur gaurkoz eta guk uste dugu hori ere errespetatu behar dela beste erakundeen

beraz berriro esan osasun sailak onkologikoa fundazioarekin iaz sinatu zuen osasun hitzarmenari esker zentroaren

egonkortasun ekonomikoa bermatuta dagoela eta horrez gain gipuzkoa osorako arreta onkologiko integralerako oinarriak

integrazio funtzionalerako pausuak emanez guk aitortzen dugu

urteetan zehar minbiziaren aurkako borrokan egindako lana eta uste dugu bai gure taldeak eta jaurlaritzak ere bai behin eta berriro adierazi duen moduan horri jarraipena eman behar zaiola inork ez du planteatzen hemen onkologikoak bere

planteatu bertako arduradunek ere ez zuten hori inondik inora planteatu

eta egonkortasun ekonomikoa bermatzea eh bilduk aurkeztutako

ekimena eta gaur erdibidekoan islatzen den

oker dagoela izan ere guk argi daukagu osakidetza dagoeneko badela erreferentea onkologia esparruan dagoeneko osakidetza

onkologikoarekin bateragarria bere lanean baina bada erreferentea bertako profesionalak lehen mailakoak dira bertako egitura edo azpiegiturak lehen mailakoak dira beraz uste dugu hasiera hasieratik planteamendua

oker dagoela zuek hemen

ez duela proposatzen gaur integrazioa osakidetzan aipatu duzu gaurkoa eztabaida ez dela horren inguruan izango baina guk

bere autonomiari eta baita bere erabakitzeko organoari izatekotan planteamendu hori egitekotan uste dugu egokiena izango litzatekeela bertako

erabaki organoetan plazaratzea badituzue baliabideak horretarako eta uste dugu beraz egokiago izango litzatekeela hemen

planteamendu hori bertan luzatzea beraz guk uste dugu

eginda oso plangintza gainera uste dugu lan asko lan konplexua da

gainera agerraldian bertan hemen izan genituen

bai zuzendari orokorra bai zuzendari medikuak berretsi zuten

bide onetik doala beraz ez dugu ulertzen behin eta berriro esatea hemen

integrazio funtzionala geratuta dagoela stand by egoeran dagoela ez direla aurrerapausoak ematen guk uste dugu eta behintzat argi daukagu

plangintza hori aurrera doala eta azkenik finantzaketa arazorik ez dago finantzaketa arazoak egon ziren aurreko legealdiaren bukaeran hor bai egon zirela benetako arazoak hor bai hasi zirela benetako istiluak hor bai egon zirela lan ilunak onkologikoaren etorkizunaren inguruan aldiz orain eta berriro ere agerraldira bertaratutakoek esan zutenaren arabera egonkortasun ekonomikoa bermatuta dago

hurrengo bost urteetarako finantzaketa bermatuta dago bertan

hitz egiten ziguten zein zen finantzaketa egoeraz zuk aipatzen duzunean milioi euroko zorraz pribatizazioaren mamuez hitz egin ziguten azalpenak eman zizkiguten datu zehatzekin eta guk

ondorioztatzen dugu hortik hemen aipatzen diren argumentuak

argumentuak sortu nahi direla postura edo jarrera ideologiko bat sostengatzeko

ez dagoela inongo zalantzarik aipatzen zen ere bai arriskua zentro monografiko izaten uzteko pribatizatzeko

datuak eman zituen datu zehatzak eman zituen horri buruz alokatzen diren lokalak ia mila bostehun euro suposatzen du mila bostehun euroko diru sarrera

finantzaketa egoeran eragilerik duenik guk uste dugu

zentzurik anekdotei buruz hitz egiten nuen roncal andrea guk uste dugu hemen

zuzendari medikuak gainera ondo baino hobeto azaldu zizuela

bularretako operazioei buruz horrela hitz egiteaz horrela

ez dela batere zilegi ez dela batere bidezkoa berak esan zizun

interbentzioak direla onkologikoan benetan beharrezkoak diren interbentzioak eta beraz anekdota horietatik argumentu bat

bilakatzea uste dugu ez dela egokiena horregatik guztiagatik eta aurretik esan dudan moduan guk gure zuzenketa babestuko dugu eta

eskerrik asko eskerrik asko orbegozo jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

ze biziraupen bermatua dagoela hemen ez dago bermatua ezer ezer ez dago hemen bermatua

gertatu dena da eta guk gaur hori ez dugu zalantzan jarri hemen onartu izan da eta bi aldiz integrazioa jaurlaritza honek eajk bizkarra eman dio bere gaitasun gabeziagatik

helburuak lortzeko ere urratsak emateko hainbeste integrazio funtzional eta dena

ez da eman urratsik hitzarmenean ere ez ziren jasotzen helburu horiek bi mila hamalauko urtarrilaren batean hasi behar zen integrazio funtzionala hasi hasi zen radioterapiarekin lau patologietan ez dakit

baina batzorde interinstituzionalak oniritzia eman gabe zuen gero onkologia

geratu egin da eta zergatik enpresak okupak ari direlako sartzen

onkologikora eta de facto pribatizazioa ematen ari delako eta dagoeneko izaera monografikoa galdu du

baina ia galdu du eta hainbeste aldarrikatzen baduzue osakidetza onkologian erreferentziala dela dagoeneko

jatorriz bokazioz eta helburuz publikoa den instituzio bat onkologikoa osakidetzan integratzearekin

guk ikusita gobernuak ez duela plangintzarik egin ez duela urratsik eman proposamen zehatzak jarri ditugu integrazio funtzionala azkartzeko elkarlana bideratzeko ditugun azpiegiturak hobeto erabiltzeko

eta onkologikoko ekipoen artean elkarlana sendotuko balitz onkologikoko espazioak erabiliko balira donostiako ospitalean beste gauza batzuetarako ere espazio gehiago izango genuke

logika baina ez hemen inbolusio bat ematen ari da

eta bitartean dirua eta dirua diru publikoa

batzuen negozio bat pribatzeko ez dakigu ze helbururekin eta bai

ordezkarien agerraldian por cierto bai gerentziaren eta patronatuko ordezkaritzaren agerraldia kontraesanez beteta egon zen kontraesanez beteta eta badaezpada berriro transkripzio irakurri dut ni ekibokatua nengoen baina ez kontraesana eta por cierto

patronatuan aurkeztutako txostenean datuek garbi hitz egiten dute eta hemen ikusten da hemen ikusten da nora goazen

makillatuko dugu gezurrak esango ditugu baina eguneroko errealitatea gordina da eguneroko errealitatea gordina da eta gure helburu bakarra da benetan osakidetzan onkologia erreferentziala izatea eta iruditzen zaigu

galera bat daukagun bitarteko bat galtzea bilatzen duguna da bitarteko hori ere gure esku izatea benetan herritarrei kalitatezko eta ditugun bitarteko guztiekin zerbitzua arreta eskaintzeko hori da gure helburua sinesten dugulako orduan gobernu honek erabaki beharko du

estrategia horretan pribatizazio estrategia horretan

eta gainera diru publikoarekin edo agian hemen planteatu behar dena da

osakidetzan inbertitu behar dugu osakidetzan inbertitu behar dugu gure errekurtsoak zaindu behar ditugu

zein da helburua gobernu honena osasun sail honena eta mahai gainean jarri duguna hori da

besterik ez benetan sinesten dugulako eta benetan urrats praktikoak eman nahi ditugulako eta ez teorian eta filosofian geratu
besterik ez eskerrik asko ubera andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria roncal andrea zurea da hitza

eskerrik asko roncal andrea euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko garrido andrea maneirok ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak taldearen ordezkaria orbegozo jauna zurea da hitza

eskerrik asko berriro ere garrido andrea nondik ateratzen duzu dena geratuta dagoela nondik ateratzen duzu nori

esaten dutenean integrazio funtzionala aurrera doala kronograma betetzen ari dela

gero zure argumentazio hori lotzeko pribatizazioa enpresak okupak

beti egon dira enpresarekin elkarlanean beti egon dira adibideak mordoka jarri zizkizun

berak esaten zuen eta hau ere agerraldietan interbentzioa izan zen

kutxa fundazioak ez duela inoiz planteatu erabateko integrazioa eta guk uste dugu ere bai hori errespetatu behar dela eta hori maneiro jaunarekin lotuta esan duenarekin lotuta ere bai negoziaketak hasterako esaten duzunean carlos ruiz jaunak bertako zuzendari nagusiak bertako patronatuko kideak esan zuen inoiz ez duela planteatu erabateko integrazioa beraz ni

eta errespetatu behar dela erakunde horien autonomia ere bai

eskerrik asko orbegozo jauna eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu eh bildu eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko

jarraian euskal talde popularrak aurkeztutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hamar bai hirurogeita bost ez ondorioz ez da onartu euskal talde popularraren osoko zuzenketa jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hemezortzi bai hogeita hamazazpi ez ondorioz

geratu da gai zerrendako bosgarren puntua mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena kulturako beza jaisteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda mistoa

maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den breñas andreak dauka hitza

eskerrik asko eta egun on guztioi espainiako gobernuak ezarritako

eta azalpen bakarra aurkitzen diogu gustuko ez dituen adierazpenak ahultzea eta itotzea izan ere agerian geratu da

ez dutela diru gehiago bildu askoz mugimendu kultural gutxiago dagoelako beraz ehuneko hogeita bateko tasari ez diogu beste zentzurik ikusten zentzuratzailea ez bada

murriztua ez duen bakarra eta hori horrela europako tasarik altuena da datuek lotsa ematen dute eta

ez ditut errepikatuko baina esan bezala lotsagarriak dira

handiena jasan duen sektorea horrela kultura herritar guztiei dagokigun giza eskubidea bada ere

eta ezin da ahaztu sozietateen gaineko zerga ehuneko hamar besterik ez dela eta kapitalarentzat erraztasunak baino ez daudela

erabaki politikoa da izan ere gobernu espainiarraren zeharkako zentzuraren adibide garbia da

ahultzeko itotzeko asmoa duena besterik ez eta

horren lekuko izan ginen martxoan ppko gobernuak soziedad alkoholikaren

zuenean esaterako ppk ez du gustuko adierazten dena eta debekatu egiten du

krisi garaian kultura ere sustatzea beharrezkoa da kultura humanitatearen eta kohesioaren egile garrantzitsua baita garapenaren faktore estrategikoa izateaz gain

esandakoaren arabera beraz muineko arazoa da gobernu espainiarraren izaera antidemokratikoa eta esan bezala

moduan eta horrez gain ezin dugu ahaztu euskarazko kulturarekiko kaltea askoz larriagoa dela gurea kultura gutxiagotua izateagatik

zuzenketaren lehen puntuan gehiegizko tasa hori errefusatzen dugu logikoa denez eta bigarren puntuan

burujabetzaz eta gu geuk erabaki ahal izateaz hitz egiten dugu fiskalitate eredu propioa ere erabaki ahal dezagun progresiboa eta birbanatzailea

gizarteari egin beharreko ekarpena hau da gure ustez

arazoei aurre egiteko burujabetzan sakondu eta urratsak ematea da irtenbide bakarra baita kulturan ere beraz gai honetan pprekin izan ezik ados gaude gainerako taldeen eskaeraren funtsarekin

baina ez formarekin edo testuinguruarekin gaia espainiak kokatzearekin

edota eskumena soilik ekonomia itunean kokatzearekin eajk egin bezala ekonomia ituna guk onartzen dugu tarteko lanabes gisa burujabetzaren bidean baina bere horretan iruditzen zaigu ez dela nahikoa izan ere egun

agerian geratzen ari dira eta kulturaren egoeralarria soluzio bidean ez jartzea horietako

eta zerga bereziak arautzeko ahalmen osoa eta norabide horretan urratsak ematea ezin gara

eskaeran gelditu bezak goitik behera aldatzeko eskumena lortu beharko genuke fiskalitatean lehen esan dudan bezala eta zergetan oreka izan dezagun eskumen horren beharra dugu

eta kulturari tratamendu berezitua eman ahal diezaiogun hemen erabaki dezagun gure kulturaren estatusa ere beraz haratago joan nahi dugu hemen eta arlo guztietan alde bakartasunez erabakitzeko prozesu eratzailea abian jartzea beharrezkoa dugu lurraldeen erritmo desberdinei eutsiz eta euskal estatua helburu eskubide guztiak herritar

finean justizia soziala eta burujabetza osoa errealitate bihurtzeko

talde jeltzalearekin baina gure luzapenari uko egin dio bere zuzenketa bi mila hamairuan plenoan onartutako testu bera da

ehuneko bosteko tipoa txertatu dugu horrekin arazorik ez da egon

eskuratu bitartean ekonomia ituna trantsiziozko tresna bezala aitortzea

nagusi gisa eta eajk berriz ere azken hogeita hamar urteetan egin bezala gaurkoan ere burujabetza eskuratzen joateko aukerari uko egin nahi izan dio funtsean

diozuelako eta berriro ere bere ohiko kontraesanetan erori da eta horren adibide ortuzarren aberri eguneko diskurtsoaren adierazpen batzuk

aberri eguneko mitinean alderdi hau osatzen dugun gizon emakumeek helburu bat daukagu eta erronka bat herri aske bat izatea

nire ustez gora euskadi askatuta ahoan daukala aberri egunean

lotua egunerokoan eta bihotzean esango nuke nik eta

bat egiteko dena erabaki nahi dugu eta dena

borondatea dagoen lekuan bidea egon badagoelako eta halaxe da borondate kontua da baina gaurko erantzunarekin garbi dago eajk borondaterik

dago irtenbiderik gabeko errotonda batean bueltaka bide zuzena hartu barik eta atzo bertan bere agenda elektoralaren baitan

bizkaian eta bilbon hogeita hamasei urteetan egin ez dutena egin behar dutela esanez beteko ez dituzten promesa

eta gasteizen txisteratik ateratako sinesgarritasun falta izugarria duen burutazio bat burutazio kultural bat iparra galduta gure ustez

zer nolako lehentasuna izan duen eta daukan azkenik amaitzen joateko alderdi popularrari esan nahi nioke

berri labur bat ematen duela gobernuari olatu egitea xede bakarra duena errealitatea

gizartea polarizatuago dago pobreak pobreagoak dira eta aberatsak aberatsagoak

zerrenda luzea da amaitzeko jada esango nuke asko dugula ikasteko esaterako estatu frantziarretik non dagoen gobernua dagoela osasuna hezkuntza eta kultura babestuta dauden hiru balio eta zutoin diren eta bueno momentuz besterik ez botoa azalduko dut

sinatu den erdibidekoan abstenituko gara eta

ppren kontra egingo dugu besterik ez eskerrik asko eskerrik asko breñas andrea euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza

mila esker presidente andrea eguerdi on guztioi señor lehendakari señores consejeros

eskerrik asko sémper jauna euskal sozialista taldearen ordezkaria den reyes jauna zurea da hitza

gracias presidente andrea egun on guztioi bueno esto

eskerrik asko reyes jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arieta araunabeña jauna zurea da hitza

ados gaude gu proposamenaren eta erdibideko zuzenketaren edukiekin

baina hau ez da hau ez gaitu inora eramaten

eskerrik asko arieta araunabeña jauna erantzunen txandara pasatuz mistoa